nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den quiroga andreak dauka hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den lópez jaunak dauka hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andereak dauka hitza

legebiltzarburu andrea lehendakari jauna lehendakari zure baimenarekin lehenago
gustatuko litzaidake joseba egibar jaunari gauza pare bat esatea

ia gobernu eta alderdi horrek pertsonei begiratzen dien edo aintzat hartzen dituen ala ez gu

pertsonei beraiei galdetzea galdetzea esate baterako jaurlaritzaren atean egoten direnei pankartarekin galdetzea atzo kalera atera ziren milaka pertsonei edo galdetzea esate baterako datorren maiatzaren hogeita hamarean kalera aterako diren pertsonei beraien pertzepzioan eusko jaurlaritzaren politika ekonomikoak aintzat hartzen dituen pertsonak ala ez eta beraiek esan dezatela ez zuk ez nik ez da pazientzia kontua errezeptibitate kontua da ez izatea adreilu refraktario bat entzuten jakitea ez da pazientzia leku berean egonda

pazientzia handia eduki dezakete baina ez dira gai entzuteko beraz hortik hasi beharko ginateke nik ere

esanda bezalaxe eta esango dut lehenik eta behin

beraz ezin dugu pretendituhau dela tarteko une bat eta lehenago edo beranduago itzuliko garela lehengo lekura ez da existitzen mila bederatziehun eta laurogeita hamareko euskadi hori eta ez da berriro existituko ezin gara fosilizatu iraganeko irudi horretan

ez dagoelako horretara bueltatzerik aldatu da egoera aldatu da gizartea eta aldatu da zentzu sakonenean

ikusteko espektakulua nola alderdiek alderdiekin alderdientzat egiten dituzten paktuak gizartea dago beste tenore batean beste eszenario batean eta horri erantzun behar zaio orain planteatzea herri paktuak herririk gabe horrek ere badauka izen bat

ilustratua momentu honetan egin behar dena da eragile sozialekin alderdiekin eta

egitea paktu bat ez da alderdien paktua da herri hitzarmen bat herri hitzarmena hori da momentu hauetan egin behar dena nik uste dut badela garaia

nik demokrazia ikusten dut bahituta

bahitu dute demokraziaren zentzua eta galdu egin du

bere benetako bere egiazko zentzua demokrazia inoiz ez da jabego pribatua pertsona bat boto bat

esan nahi du guztiek dutela partea res publican eta uste dut badela sasoia benetan sinesteko demokrazia batean ahotsa eta erabakimena eta aukera eman behar zaiela pertsona guztiei jaurlaritzak ekarrik duen programan

politiko berri bati buruz euskadirentzat

eta benetan jakin nahi nuke zer den hori zer da status politiko berri hori zer da

lehengo etxeko logela margotu kolore berria eman baina etxe bera mantendu edo hori bada

hauteskunde programa bai gobernu programa eta eguna da egun ez dakidala zer den hori ez dago antzematerik egiatan

ez dakit lelo turistikoa den edo zer den hori ez dago jakiterik eta komenigarria litzateke behingoz argitzea

zein euskal herri irudikatzen duzuen demagun hemendik lau sei zortzi urtera zein den buruan daukazuen helburua nora zoazen zertara zoazen

a toda la población sea votante de quien sea eta hori da normalean ematen dudan erantzuna eta amaitzeko bai egin behar da herri hitzarmen bat egin behar da eta prest gaude horretarako baina orain esan berri den moduan

politika honekin ez dagoelako ateratzerik ez orain ez bi urte barru ez zortzi urte barru eta ez dut esaten nik lehengo egunean bertan

ez dago ateratzerik ezta zortzi urte barru

neurri hauek mantendu egiten badira beraz bai gure eskaintza bai herri hitzarmen bat egiteko alderdi nazionalistarekin baizik eta eragile sozial alderdi eta gizartearekin baina beti ere politikak aldatuz beti ere
zeren politika honekin ez gara ateratzen zulotik eta hori da guztia eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea euzko abertzaleak taldearen

pazientzia ez dela nahikoa egia da maneirok zioen ez da nahikoa lan egin behar da

pazientzia edukitzea gauza inportantea dela zergatik berotasunean aktuatzen duenak edo ekimenetara jotzen duenak normalean erratu egiten du eta hemen gai publiko garrantzitsuetaz ari gara beraz agintariek pazientzia hori mantendu behar dute oreka

eh bilduk esaten du pertsonak guk eta zuek daukazuen

ez gara berdinak denak pertsonak gara ez gara berdinak eta ez dugu berdin pentsatzen

estrategi politiko erabat diferenteak izan ditugula zuk aipatzen zenuen zure elkarrizketa horretan

ematen duen politika da hori eta horrek eramaten zaitu sozialistengana

eta zoaz sozialistengana egia da herri honetan gauzak erabat aldatu direla eta oso denbora gutxian zergatik nik normalizazio eta bake bidean eta baita gai ekonomikoetan ere hainbeste uztarketa ikusi ondoren

hain denbora gutxian ilegalizatzailea ilegalizatuarekin atxilotzailea atxilotuekin hain zuzen eta garden eta gozoki esaten dut normalizazioa hemen tiro bat bezala doa aurrera bueno retiro lo de tiro

garbi zeukan aspaldidanik eta ez dut errepikatuko betiko historia behintzat jakin behar duzu con mucho peón caminero evidentemente baina garbi edukita nora gindoazen

gutxienez zuek baino hogeita hamabost urte lehenago hasia daukala

zu agian eakoa gaizki

aitortzen dut zure lankidetza baina ezker abertzalea

edo ingeniari lanetan hasi da orain oso denbora gutxi

euzko alderdi jeltzaleak bide hori aspaldi hasi zuen eta etorkizunean jarraitu beharko dugu peontza lana egiten

herri batek ze norabide hartu behar duen eta nola egin behar duen bide hori

mesedez ez da bakarrik nahikoa estatus berri bat lortzea edo estatu berri bat lortzea

bi galderei erantzun behar diozue nola eta nolakoa nolakoa izan behar duen

izugarria zuen modeloa eta gurea ez da berdina pertsonak gara denak

eskerrik asko egibar jauna eta amaitzeko lehendakariak dauka hitza

legebiltzarkide andrea legebiltzarkide jaun andreok

gaurko osoko bilkura honetan gobernuak datozen

orain nire azken parte hartze honetan egonkortasunerako proposamen berri bat luzatu eta zabaldu nahi dut

euskadik legebiltzarkide jaun andreok egonkortasuna behar du eskatzen du eusko jaurlaritzak egonkortasunerako proposamen bat luzatzen du proposamen honek sei konpromezu zehatz jasotzen ditu

hauek ekonomia berpiztuko dute eta enplegu aukera berriak ekarriko dituzte eusko jaurlaritzak

zabaltzen ditu bizi dugun egoera larri honi elkarrekin erantzuteko enplegu aukera berriak indartzeko hau da

beraz akordiorako ateak irekita daude eskerrik asko guztioi eskerrik asko zuri lehendakari jauna gai zerrendako bigarren puntua
eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eusko jaurlaritzak donostia bi mila hamasei proiektuarekiko hartua duen konpromisoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bilduren ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko breñas anderea

eskerrik asko mahaiburu anderea lehendakaria

legebiltzarkideak eguerdi on denoi donostia bi mila hamasei aukera bat da eta aldi berean denon ardura kultura bera eta kultura politika birpentsatzeko aukera kulturaren kontzeptua berritzeko aukera

elkarbizitzarako kultura pertsonak eta baloreak ardatz bizitza bizitzeko eta gozatzeko herritarren kidetasuna jaso duena gatazka politikoetatik

herri proiektua da zeharkakoa globala eta integrala

kulturaren aldeko apustuaren erreferente eta dinamizatzaile bihurtzeko aukera emango digun prozesuak

bizikidetzaren eta eraldaketaren eragile gisa kultura ezinbesteko baldintza da garapen iraunkorraren alde eta hala ulertu dute azkenean ekonomistek ere

abian jartzen lagundu dezakete bakea elkarbizitza hezkuntza hizkuntzak ezagutza kultur industriagintza ahotsak berdintasuna bizitza kirola ingurumena itsasoa lurra gastronomia mugikortasuna tokiko produktuak turismoa jasangarritasuna berrikuntza eta gizartearen erronka berrietarako laguntza zerbitzuen bermea

artea kulturak eta sormena gizartea garatzeko tresna gisa ideiak eta ekintza herritarren laguntzaz

herri txikia baina ideia handiak dituena hori guztia eta gehiago da donostia bi mila hamasei pertsona erdigunean kokatzen du pertsonak dira proiektuaren bihotza baita beren ideiak eta ekintzak ere

pertsonak eta baloreak herritik mundura bizikidetza helburu

elkarrekiko ulermenetik abiatuz indarkeriaren eragina sofritu duten herritarrek badute proiektuan erreferente bihurtzeko eta baloreak hezkuntzan indartzeko betekizuna baloreak oinarri biktimen sufrimendua eta errespetua ardatz gizartea hobetzeko egitasmoa da non parte hartzea zutabea den

elkarlana zentzurik zabalenean abiapuntu eta helmuga dituena lankidetza

euskal herri osoko kultur eta arte eragile eta erakundeekin

europara gehiago zabaldu eta kultura irekiaren aldeko hezkuntza sustatu

kultura libre eta ezagutza partekatuarekin eredu horizontalari so eginez bizitza publikoaz hausnartu eta demokrazia berriz pentsatzeko

hau da sorkuntzaren bidez errealitatean parte hartu berau hobetzeko asmoz artea

bitartekotasun eta eztabaida publikoa sustatzeko erabiliz

bide horretan krisialdiari ere aurre egiteko ekonomia sare bat sortuz konexio gertagaitzak sortzean datza kultur sareak

komunikazioa ardatz denon artean egindakoa partekaturik profil eta adin guztietako pertsonak partaide izanik aniztasunaren eredua

hiru direlako mintzo direnak euskara espainiera eta frantsesa eta euskara eta eremu urriko hizkuntza giltzarri esperientzia partekatuko dira beste hainbat hizkuntza gutxiagoturekin ere hala nola

galeza galiziera gaelikoa edo bretoiera proiektuak hezkuntza eta hizkuntza hitzak batzen ditu ehizkuntza kulturaren neurri linguistikoa balioesten duen

euskararen sustapena eta gizarteratzea gizarte kohesioaren aldeko izan daitezen bide horretan

sustatu nahi du aniztasunaren balorea indarrean jarri eta pertsonen ahalmena gizarte ondare bihurtu etorkizuneko erronka berriei aurre egiteko garrantzi sozialeko kultur politikak garatuz bide horretan gutxiagotasunean eta emigrazioan ere erreferente izan nahi du

delakoari eusten dio berrikuntza sakona hurbila sustraitua antolakuntza berritzailea benetako gizarte aldaketa berri bati ekiteko hobekuntzen aldekoa

eta pribatuen aldaketaren aldekoa berrikuntzaren aldeko lidergo publikoaz gogoa munduan eta oinak bertakoan izanik

baina ez bakarrik diruari dagokion mailan azken finean helburua da

kultur hiriburua izateak berak ondare

lan egiteko metodologia sistema eta forma berrietan aurrera eginez sinergiak sortuko dira eta

ahal izango ditugu eta daukaguna tokiko edo europako eredua egokitu ahal izango dugu gainera nazioarteko ekitaldi bat antolatzeak ondorio kultur artekoak eta sozio ekonomikoak izango ditu hau guztia da donostia bi mila hamasei eta badirudi etxe honetan bere garrantziaz jabetu garela eta erdibidekoa adostu dugu eaj pse eta gure artean non proiektuarekiko bermea eskatzen diogu gobernuari

hain zuzen estrategikotasuna aitortzea eta fundazioko parte diren gainerako

berriki cristina uriarte sailburuak parlamentuan egindako galdera bati erantzundakoaren ildotik azken batean herri gisa aukera bat delako eta

hori bai egitasmo globala eta integrala den heinean dirua beste sail batzuetatik ere bideratu daiteke ez kultura

horrela gainerako kultur proiektuak kaltetuak sorta ez daitezen egun proiektua kolokan dago

kasu honetan eta ez da horretarako jaia behar bezala ez laguntzeak galera handia ekarriko lioke euskal herriaren etorkizunari besterik gabe
eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea zuzenketak aurkeztu dituen

txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

del sentido común muchas gracias eskerrik asko semper jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den corcuera andreak dauka hitza

eskerrik asko corcuera andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna
eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andereak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on sailburuak eta legebiltzarkideok hemen esan den bezala erdibideko proposamena adostu dugu bildu eta

bestelakorik ezin zelako izan ez gara orain jabetu

eta nik uste dut erdibideko proposamen honetan esaten duena da

fundazioaren kide sortzaileek proiektu horretarako egiten duten ekarpen ekonomiko bera egiteko

ez dago inongo zifrarik nik uste dut

uriarte sailburuak emandako erantzunean ez dela zifrarik azaltzen eta

egin duzuela hori argitzearren batzuek uste bazuten jaurlaritzak eta gure alderdiak ez zuela apustu garbirik egin ekimen honekin huts egin dute

oso argi baitauka donostia bi mila hamasei ekimena aurrera ateratzeko egin ahala eta bat egingo dituela bestetik zaila da ulertzea

lehendakariak aurkeztutako aurrekontuari zuzenketarik aurkeztu ez eta orain eskatzea donostia bi mila hamasei proiekturako aurrekontua gordetzeko

uriarte kultura sailburuak argi hitz egin du bai patronatuaren aurrean bai komunikabideen aurrean eta baita legebiltzarrean ere sailburuak

fundazioko gainerako kideekin batera lan egingo duela

jaurlaritzak ere gainerako erakundeek adina diru jarriko duela adierazi du aldi berean

buru belarri arituko dela bere saila donostia bi mila hamasei burutzeko donostiarentzat gipuzkoarentzat eta gure herriarentzat aukera bikaina delako

gure hizkuntza badela lau haizeetara adierazteko gure kulturak ere munduari zer eman baduela azaltzeko

lehiakortasunerako elementu garrantzizkoa dela kultura gure herriaren singulartasuna europa osoari erakusteko aukera aparta delako eta gure

jartzeko plataforma bikaina delako baita europa zahar horri

eta handik ekartzeko horregatik aprobetxatu behar dugu aukera hori horregatik lan egingo du euzko alderdi jeltzaleak dagokion erakunde guztietan donostia bi mila hamasei ekimenaren alde udaletxean batzar nagusietan eta jaurlaritzan

herri hau gehiago ezagutzeko bide eta atari eta gu aberasteko parada bikain urkulluren gobernuak eta euzko alderdi jeltzaleak

egingo ditu donostia bi mila hamasei arrakastatsua izan dadin ez izan zalantzarik eskerrik asko

mendizabal andrea erantzunen txandan sartuz breñas andrea zurea da hitza bai tokitik zure baimenarekin
batetik erantzuteko eajren ordezkariai garbiñe mendizabali

sailburuak emandako erantzuna idatziz fundazioan eta iritzi publikoaren aurrean formalki hartu dugu gainontzeko instituzio fundatzaileek emango zenbateko

eta zenbateko bera nik ulertzen dudanagatik gainerako erakunde publikoek emandakoa izan da hain justu donostiako udalak jada konpromezua bete du milioi bat hirurehun

eta diputazioak milioi bat bostehun mila inguru orduan

eta nik horrela ulertu nuen sailburuak emandako erantzuna eta gero bestetik también para respondiendo al representante

eskerrik asko breñas andrea euskal talde popularrak ez du hitzi hartuko

andrea mistoa upydk ez du hitzik hartzeko asmorik euzko abertzaleak taldearen

eskerrik asko presidente andrea breñas andrea uriarte sailburuak idatziz corcuera andreari erantzundako agiriak zuk irakurri duzun paragrafoak aparte

gaur egun donostia bi mila hamasei fundazioaren patronatuak eusko jaurlaritza urtero ordaintzeko konpromezua hartu duen zenbateko bakarrarekin

zein da eusko jaurlaritzak konprometituta bilatu zuen kantitate bakarra aurreko gobernuak urgell sailburua zela konprometituta kopurua

bilduk ez duela kontrastatu informazioa proposamena aurkeztu aurretik eta alderdi sozialistak ere

gipuzkoako batzar nagusietan bi talde horiek

adostu zenuten erdibideko zuzenketa bat eskatuz donostiako bi mila hamasei ekimenerako jaurlaritzak gorde zezala aurre ikusitako diru kopurua eta patronatuan hitz egindako

baina urgelek patronatua utzi eta jaurlaritzara joan zenean

eta zuek pentsatu zenuten urkullu lehendakariaren gobernuak egin zuela murrizketa eta hor ikusi zenuten euzko alderdia

desgastatzeko zirrikitu edo pitzadura beraz informazioa kontrastatu egin behar da lehendabizi eta lehenago esan dudan bezala euzko alderdi jeltzalea eta urkullu lehendakariaren gobernua

eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea

amaituta bototara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

hirurogeita bederatzi abstentzioak

onartuta geratzen da gai zerrendako hirugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legezbesteko proposamena ess bilbao partzuergoa euskal herriko unibertsitatearen parke teknologikoan

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da euskal

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari jauna

isabel celaá andreak determinazio baduela erakutsi dit

argitasuna ere badirudi legebiltzar honek bere biziko interesa

bi mila zazpi eta bi mila hamabigarrena urte bitartean hogeita hemeretzi ekimen aurkeztu ziren ganbera honetan hamaika galdera idatziz erantzuteko sei galdera

eta hamabost informazio eskaera egin ziren gobernuan zegoen indar politikoak ez ezik alderdi guztiak aurkeztu zuten zerbait

salbu harrigarria bada ere gehien gehienak ekimenen ehuneko hirurogeita bederatzia euzko alderdi jeltzalearen legebiltzar taldeak aurkeztu zuen

bazegoen gaur eztabaidatzen ari garen gaia beraz

badu interesa eta baditu bere alde onak

andere jaun gehienek ondo ezagutzen duzue proiektua seguru asko edozein kasutan

eta itxuraz ez da azkena izango hitz egin dezagun

da ondo bat gatoz ikerketen eta teknologien sustapena beharrezkoa da krisitik aterako bagara mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzieko estatutuak

hamar puntu hamasei artikuluan autonomia erkidegorako ikerketa zientifikoaren eta teknikaren gaineko eskumen esklusiboak ezartzen ditu esklusiboak baina estatuarekin koordinatuz hori bai gerora madrilgo gobernuak errege dekretua bidez zehaztu zuen jaurlaritzaren eskumenak alor

zientzia teknologia eta berrikuntzarako plan bi argitaratu dira azkena bi mila hamabost plana deitzen dena planik bai

buruzko berari asko legerik horiek horrela eta aurretik

urtean bilboko espalazio bidezkoen neutroi iturria ess bilbao partzuergoa sortu zen

hain zuzen ere haien asmoa zen bizkaira ekartzea

garai hartako madrileko gobernua ez zen gauza izan proiektua gureganatzeko eta europako batzordean suediako lund hiri aldean eraikitzea erabaki zuten

suediako proiektuaren baitan elkarlanerako hitzarmena sinatu zuen

ekimen zientifiko industrialetan laguntzeko proiektua askoz txikiagoa zen noski

urtean euskal herriko unibertsitateak iñaki pérez errektorea zela

hitzarmen bat sinatu zuten gerora bost urte beranduago unibertsitateko euskampus fundazioak iñaki goirizelaia errektorea zela eta ess bilbao partzuergoako presidentea

hitzarmen berri bat sinatu zuten bi hitzarmen horietan lankidetzarako asmo zintzoetatik harago ez zen

emaitzak ikusita ezin esan daiteke oso gestio txukuna

eta hau aipatu izan da ere espainiako estatuak dio

hemeretzi milioi euro alabaina dirua egonagatik ez da ezer eraiki

urtean agindutako hamabost milioi euro ez ditu estatuak ordaindu eta azkenik urteko aurrekontuetatik adostutako hamabost milioi euro kendu ditu

proiektuari hogeita hamar milioi euro emaitzak ikusita

jaurlaritzak eta ess bilbao partzuergoak ez dute egin beharreko lana

euskal herriko unibertsitateko leioako kanpusean espalazio bidezko neutroi iturria proiekturako

gordeta dago unibertsitateak bizkaiko zientzia eta teknologia parkeari horretan eraiki ahal izateko lagapena eman zion lur sailaren egokitzapena egin omen da baina estatuko abokatuak

lagapena eta lanak geldiarazi antza denez parkeak lagapena unibertsitateari itzuli behar dio eta ondoren

eraikina egin dezan kontua da egindako gastu batzuk

dituela auzia katramilatu egin da eta ez dirudi epe laburrean

zeinek ordainduko ditu eragindako gastuak parkeak unibertsitateak partzuergoak bien bitartean

hogei milioi baino gehiago pilatu dira hori da hain zuzen ere estatuak

eta egin beharreko inbertsioak eta gastuak ez dira egin ez da oso gestio txukuna izan

iruditzen zaigula sozialistek aurkeztutako

beharrezkoa bai baina ez nahikoa ez da nahikoa jaurlaritzak espainiako gobernuari eskatzea onartutako konpromezua betetzea

hori beharrezkoa da bai baina ez nahikoa beharrezkoa da era berean proiektu honetan unibertsitateak duen garrantzia zehaztea bai baina

sinatu du erdibideko adostasuna eta eskatzen du

argitu diezagutela suediako proiektua zertan den harekiko loturak eta mendekotasunak zeintzuk diren eta

zertan den hau da zein da xede nagusia industriari begira nagusiki bioteknologia garatzeko eta

edo unibertsitatearen azpiegitura osagarria izatea eskertu nahi dugu

aztertu dugu txostena eta hala ere ez zaigu argi geratu proiektuaren xede nagusia zein den hemen esandakoaz harago alde batetik aurrikusitako gora mailako energia mailak txostenean adierazten dena hirurogei

doi doi eman dezake osasun eremuan erabiltzeko eta gutxiegi omen da materialen azterketan erabiltzeko

eraikitzea ona dela gure industria ehunaren garapenerako ona dela ikerketa sustatzeko eta ona dela unibertsitatearen

ikerketa taldeentzat ona da beraz eta horrexegatik sinatu dugu adostasuna alde gaude beraz baina ez dugu batere argi ikusten orain arte egin den gestioa

gaude gestio hori ondo egingo ote den

proiektua berriz ere azaldu behar dela xedea eta helburuak

eraikinaren ezaugarriak eta bete beharreko seguritate neurriak zehatz zedarritu behar direla euskal herriko unibertsitatearen parte hartzea adostu

proiektua argitzea behar beharrezkoa da eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna euskal talde popularreko ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

innovación desarrollo tecnológico ciencia investigación formación desarrollo económico

talde guztiok adierazi dugu proiektuaren zailtasuna baita ere neurri berdineko duen garrantzia guk

proiektuaren sorreratik bere etorkizunaz kezkatuak egon gara

eta horretarako jarraipen oso zehatza egin diogu bai legebiltzarretik bai madrilen diputatuen kongresutik eta nola ez orain gobernuan gaudelarik bi mila bederatzian europako espalazio bidezko neutroi iturriaren egoitza galdu ostean proiektuak

bertako pertsonarekin elkarlanean proiektua aurrera ateratzeko lanean ari gara proiektuak aurrera darrain

guk euzko abertzaleak taldeak konfidantza handia dugu

duten zientifikoengan eta uste dugu gure uste dugu proiektua ona dela

horretaz gain hasi da jada bertako enpresak

goi mailako teknologia sortzen dutelarik ba bere etekinak ematen espero dugu horrek horrela jarraituko duela etorkizunean ere eta gero eta exito eta indar gehiagorekin pentsatzen dugu baita ere

aukera paregabea dela euskadin ezagutza garatu talentua erakarri eta

baita ere ziur gaude honek kalitatezko enpleguaren sormenean eragina izango duela hau dena esanda gero

gure adostasuna trantsazio honekin
eskerrik asko eskerrik asko etxeberria jauna

maneiro jauna ez dagoenez erantzunen txandan sartuko gara eta

eskerrik asko celaá andrea eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jaunak dauka hitza

presidente andrea eskertu nahi diot

determinazioa eta argitasuna eta badakit hobekuntzaren aldekoa dela eta hobetzeko modua izango duela beraz hobetzeko tarte hori aurrerantzean beteko dela bakarrik esatea gure

arreta handiz begiratu dugu eta batez ere dokumentazio dezente aurkitu izan dut prozesu honetan

geroari begira unibertsitatea gure

eta suediako kasuan gertatzen den moduan uztartuta dago unibertsitatea eta proiektua hemen

industriari begira eta osasun hutsune batzuk ikusten ditut nik geroari begira agian hitz egin behar izango genuke baina legebiltzar honetan arreta handiz aztertu eta jarraitu beharko genuke

aurten abiatzea eraikin horretan eta proiekzioa izatea arau bidez

legeztatu lege bat beharko genuke lege propio bat zientzia eta teknologia teknologia hau eratzeko

handietsi egin dela teknologia hauek egia da

azpiegitura gutxi dagoela baina hemen batez ere industria aeroespazialari begira eta hemen ez daukagu industria behar bada egiteko

baina behin habian jartzen denean azpiegitura honek eman dezakeena

europa iparraldean dauden industriei begira frantzian dagoen

ahalegin berezia formazio aldetik nire ustez uztartu egin behar da unibertsitateari parte handiagoa eman behar zaio proiektu honetan hirugarrena beharko genukeen autonomia proiektu honetan beraz

madrilgo gobernuaren parte hartzea konplitu behar du esaten dugun moduan

baina bai guk bide propioa markatu beharko genuke eta beharko genukeen zientzia eta teknologia plana badugu

lege bat beharko genuke horrelakoak garatzeko eskerrak

guk aldeko adostutako zuzenketari aldeko botoa emango diogu eta aurrerantzean honi buruz

eskerrik asko isasi jauna euzko talde popularraren ordezkaria barrio jauna ez du hitzik hartuko euzko abertzaleak

amaitu da eztabaida eta botoetara jarriko dugu euskal sozialistak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

ondorioz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa orain eten egingo dugu bilkura

berbotxak beno hamaseizeroak arte bozeramaileak mesedez